amasazpigarrena beste baterako itzi dela eta laugarren lekuan

laugarrena gai zerrendako lehenengo puntua galdera

enplegu eta ekonomiaren suspertzearen aldeko planari buruz egibar jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok egun on bi mila hamalaugarrena

urtarrilean jaurlaritzak plan bat onartzen du hain zuzen ere enplegua eta ekonomia suspertzeko plan bat bi mila hamalau bi mila hamasei bitarteko

eta momentu honetan jadanik pasa da urtebete urtebete pasa da eta nahi genuke urte horren ebaluaketa hain zuzen ere

besteak beste plan horren helburua baldin bada enplegu berriak sortzen laguntzea edo enpresen dinamizazioa areagotzea eta enpresek ezinbesteko duten lehiatu ahal izateko innobazioan eta berrikuntzan egin beharreko laguntza horietan

laguntzen ibiltzea helburu horiek hor daude hor zeuden eta horren ebaluaketa nahi genuke eta ahal izan ezkero jaurlaritzak nola ikusten duen

urte honen atarian gaudenez urte osorako jarduera eta bi mila hamaseirako prebisio horiek hori da gure

gizarteak gobernuaren politiketan

atal hauek ere ezagutzea komenigarria dela guk talde bezala behintzat behar beharrezkoa ikusten dugu

eskerrik asko egibar jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

jaun andreok egun on guztioi ekonomiaren susperraldiaren eta enpleguaren aldeko esparru programa jaurlaritzak

euskadi modernoagoa solidarioagoa iraunkorragoa eta lehiakorragoa izan dadin euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak izenpetu zuten hitzarmen horrek eragindako konpromisoari eusko jaurlaritzak emandako erantzuna da esparru programa hori balorazioa baino egindakoaren berri zehatza emango dut aurreko urtean hainbat planen bitartez

enpresek erabil ditzaten seiehun eta hogei milioi euro jarri dira abaletan era berean

guztira berrikuntzan hirurehun eta hirurogeita hamasei milioi euro inbertitu ditugu

ikerketa eta garapenerako ekimenak garatu dituzte enpleguari dagokionez guztira hamaika mila zortziehun enplegu sortzea

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera

iñigo cabacasen familiarekin jonan fernandezekin batera izandako komunikazioari buruz arzuaga jauna

cabacas familiak orain gutxi publiko egin duenez segurtasun sailarekin hainbat bilera edo komunikazio izan ditu

bake eta bizikidetzarako idazkariak ere parte hartu du familiak adierazi zuenez fernandezek antza eskatu zien bere semeak nork hil zuen jakiteko itxaropena horrelako kasuetan oso zaila baita justizia jasotzea esan zien ertzainen alargun guztiek ere ez dutela jaso justizia

etsaiak ez bilatzeko horretarako posizioan ez baitaude jarrera horrek familiaren sufrimendua areagotu zuen eurek

mezua larria iruditzen zaigu mezua larria izateaz gain ez dugu ulertzen zergatik parte hartu zuen jonan fernandezek bilera horietan

ere zerikusia ote du horrelako mezua luzatzen die biktima guztiei horren inguruko argipenak eskatzen dizkizugu beltrán

eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den beltrán de heredia andereak dauka hitza

y por sus omisiones eskerrik asko arzuaga jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

andrea gai zerrendako hirugarren puntua galdera blanca roncal azanza euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

kalitatezko osasun zerbitzua eskaintzeko baldintzei buruz

eskerrik asko roncal andrea erantzuteko darpón jauna zurea da hitza

horrela izan da azkeneko hogeita hamar urteotan eta horrela izango da hemendik aurrera ere las decisiones concretas

eskerrik asko darpón jauna roncal andrea zurea da hitza

carecen de visión estratégicas eskerrik asko roncal andrea darpón jauna zurea da hitza

osasuneko sailburuari egina osakidetzan greba egiteko deialdiari buruz barrio jauna zurea da hitza egun on buenos días

arrazoizkotzat jotzen sindikatuek deitu dituzten mobilizazioak lan usteak aldarrikapenen azken ekintza izan beharko lirateke

lo que eskerrik asko darpón jauna zurea da hitza erantzuteko

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna gai zerrendako bosgarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina
euskal unibertsitate publikoan etako kideen espediente faltsuak izateari buruz maneiro jauna

también políticamente gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andereak dauka hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on señor maneiro

muy pronto señora consejera es un auténtico escándalo eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

erantzungo dizut lehenengoa guk ez daukagu horren berri judizialik euskal herriko unibertsitateak ez du inolako salaketarik jaso gai honen inguruan

arlo honetan bigarrena gai hau oso zaharra da aipatzen ari zarena duela hamalau urte gaia da ni ez naiz sartuko orain bi mila bostean gertatukoak baloratzera salaketa hor dago eta orain ikusi beharko da

eta hala bada zein den tribunalaren erabakia edozein kasutan kezkagarria eta penagarria iruditzen zait zuek

hamalau urte gertatutako kontuekin euskal herriko unibertsitatearen irudi ona zikintzen saiatzea inolako frogarik gabe eta

eta hirugarrena asko aldatu dira gauzak hamalau urte hauetan

urte hauetan kanpoko ikasleen ikasketen kalitatea eta bermea ziurtatzeko borroka luzea izan da horretarako protokolo bat egin zen auzitegi konstituzionalak

gai zerrendako seigarren puntua interpelazio gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak espainia osorako defendatzen duen estatu ereduari buruz maneiro jauna zure da hitza

esan dizudan bezala hainbat aldiz saiatu egin naiz gure ereduaren berri ematen hainbat aldiz aipatu egin dizut gure proiektua idatzita dagoela eta gaur berriz ere

ekinbide politikoa garatzeko konpromisoa onartzen du euskadiko gizarteak gure esku utzi duen gidaritzak arduratsua eta malgua irizpide argiak zuhurtzia eta apaltasuna eskatzen dizkigu geuk ekiteko eskatzen digu

eta gizarte eragileen partaidetzaz guztiontzat egokia den

uztartzen lagunduz hori da idatzita duguna zergatik habiatu ginen bide honetan argi eta garbi azaltzen dugu baita ere aldatzen eta eremu zabalagoetan murgiltzen ari den gizarte modernoa da geurea ingurune horretan

gaurko euskal gizarteak bere estatus politikoa eta soziala erabakitzeko aukera izan dezan demokrazia aurreratuetan ohikoak diren moduen bidez euskal gizarteak erakusten duen nahia errespetatzen duen akordio eta modernoa lortu behar da aldi berean inguratzen gaituen nazioengandiko egitatea eta etorkizun hobea elkartasunean eraikitako

gure irizpideak ere idatzita daude gardentasun osoz

bide politiko eta demokratikoak baino ez erabiltzeko konpromisoa baita ere herritarren nahia errespetatzeko konpromisoa baita ere

irtenbidea behar dutela onartzea eta aniztasunari zor zaion errespetua hauek dira maneiro jauna gure irizpideak idatzita daude eta behin eta berriz aurkeztu egin dizut eskerrik asko

eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lan arloko iruzurra gauzatu eta gero entitate publiko bateko zuzendari postuan jarraitzearen inguruan

gaia argi dagoenez uste ahal du herri administrazio eta justiziako sailburuak onargarria dela iruzurra gauzatu duen edonork entitate publiko bateko zuzendaria izatea

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkari den erkoreka jaunak dauka hitza

muy tangencialmente eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

todo vale eskerrik asko lópez de munain jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina hiriko proiektuak sortu zituen kalteengatik irekitako auzian pertsonatzeari buruz maneiro jauna zurea da hitza

en esta causa gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia anderea zurea da hitza

gehienezko errespetua legebiltzar honentzako eta beraz hartutako erabakia eta agindua beteko dugu eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora consejera gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera

herri administrazio eta justiziako sailburuari egina euskal enplegu publikoaren

izapidetzean bermatu beharreko lehentasunei buruz
arrondo anderea zurea da hitza egun on

apirilaren hamaseian egindako bilerarekin amaitutzat jo du jaurlaritzak euskal enplegu publikoaren legegaiaren inguruko negoziazio prozesua hortaz sindikatuekin hitzartu gabe eta haien babesik gabe arautzeko asmoa du arabako bizkaiko eta gipuzkoako administrazio publikoetako

ezaugarriak nabarmentzekoa da funtzio publikoan dauden sindikatu guztien errefusa jaso duela legegaiak euren aburuz egitasmo hau aukera galdua da eta norabide okerrean doa

beharrezkoa da gogoratzea gai honetaz legebiltzarrak bi mila hamalauko azaroaren zazpiko eztabaida monografikoan onartutako ebazpena

ea jaurlaritzak betetzeko asmoa duen egun horretan aipatutako eztabaida monografikoan legebiltzarrak onartu zuen ebazpena eskerrik asko
arrondo anderea jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jauna zurea da hitza

enplegu publikoaren legearen lehentasunaz galdetzen didazu

lehentasuna ez ezik enplegu publikoaren helburu nagusia izan beharko litzatekeela funtzio publikoaren egonkortasuna eta eraginkortasuna bermatzea baina ez jaurlaritzarentzat bakarrik seguruenik hor

lukete funtzio publikoa egonkorra eta aldi berean eraginkorra izatearena esaten duzu negoziazioa amaitutzat ematen dela

aste honetan bertan bi sindikatuk beste horrenbeste

jarraitzen dugu beraz negoziazioa ez dago amaituta

sindikatu guztiak errefusa egin diotela lege proiektuari

errefusa hori ezin daiteke errefusatutzat

egia da sindikaturen batek denak ez baitute honetan jarrera berdina

ukatu egin zuen negoziaketa mahai batean bertan ere jesarri ez delako bat baina besteak jarraitu egiten dute oraindik eta horien artetik bik aste honetan bertan oraindik euren alegazioak idazki potoloak batzuk egin dizkigute

beraz horretan jarraituko du tramite horrek bere guztia agortu arte eskerrik asko eskerrik asko

negoziazioa aurrera doala edo mantentzen dela entzuteak pozten nau ez da hori guk genituen berriak ezta komunikabideetan aipatutako aipatu dena da

batzar horretan sailburuordeak amaitutzat eman zituela negoziazio bai epe bat ireki zuela aste betekoa ekarpenak egiteko horretaz ari baldin bazara ez dut uste nahikoa denik baina hala eta guztiz negoziazioak irekita jarraitzen badute eta hori horrela baldin bada pozgarria da baina egia da

kontrako iritzia azaldu dutela eta adibide batzuk ipiniko dizkizut irakurritakoa bakoitzak

garrantzizko aldaketa bakar bat ez du egin esaten da herritarrentzako zerbitzu publiko bat sustatu beharrean lehentasuna ematen dio kontrol alderdikoiari negoziazio kolektiborako eskubidea ukatzen die langileei eta administrazioaren esku uzten du lan baldintzak erabakitzea estatuko oinarrizko legearen menpekoa da eta abar eta abar gaur ez da unea mamian sartzeko behintzat guretzat gaur beste gauza batetaz hitz egitera edo galdetzera etorri gara

zehazki ea nolabait hona ekarri aurretik lege hori eragile sindikalekin adostu egingo den ala ez ea beteko den

esandakoa eta esan zena hau zen legebiltzarrak jaurlaritzari eskatzen dio enplegu publikoaren euskal legea sortzeko eta izapidetzeko prozeduran hurrengo bi lehentasun hauek berma ditzala legearen zehaztapena bertoko eragile sindikal eta instituzionalen

alde batetik eta bestetik langileen lan baldintzak alde bakarrez ez ezartzeko konpromisoa izatea hau da negoziazio kolektiboa bermatzea

gehitu nahi dugu legebiltzarrak jaurlaritzari eskatutakoa funtsezkoa dela funtsezkoa da lege hau enplegu publikoaren legea

adostua izatea funtsezkoa den bezala enplegu publiko lege honek

eta beharretara egokituta egotea eta ez berriro ere madrilen araututako legearen kopia hutsa izatea eta horregatik

legebiltzarreko agindua betetzea ez delako posible gure ikuspuntutik horrelako lege bat aipatu bezala langileen adostasunik gabe

jaurlaritzak kasu honetan agindu hau ekarriko du legea adostuta

jaurlaritzaren ordezkaria erkoreka zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
arrondo andrea zuk legebiltzar honek hartutako erabaki bat ekarri duzu debatera baina gero horren irakurketa egiteko orduan eta horren ondorioak ateratzeko orduan edukia aldatu egin duzu

negoziaketaz hitz egiten du eta negoziaketa luzea dago sakona dago lau aldiz batzartua izan da mahai orokorra bostehun alegazio baino gehiago

ehundaka aldaketa izan dira hasierako testuan ehundaka aldaketa hamalau baino gehiago izan dira bitariko batzarrak

batekin izan ezik sindikatu horrek bere burua bazterrean utzi zuelako hasiera hasieratik eta esan zuelako berak ez zuela negoziatuko

zuk adostasuna eskatzen duzu eta eskatzen duzu gainera dirudienez denekin adostasuna ez dakit historian horrelako

zaila izango da adostasuna lortzea bere burua negoziaketatik hasiera hasieratik bazterrean utzi duen sindikatuarekin gainontzekoekin lanean jarraitzen dugu aste honetan bertan esan dizuedan moduan oraindik alegazioak eta garrantzitsuak etorri dira eta horrekin jarraituko dugu

eginda dago eta jarraituko dugu egiten esan bezala hori frogatu daiteke gainera prozedura aztertuta aldaketak

jatorrizko testuan sindikatuen alegazioen eraginez egindakoak

negoziaketan jarraitzearena da ahalik eta testurik negoziatuena aurreratuena eta adostuena hona ekartzeko eskerrik asko

gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina eusko jaurlaritzak batgarren más g más b rekin duen konpromiso urriari buruz reyes jauna zurea da hitza

reyes jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andereak dauka hitza

eskerrik asko reyes jauna erantzuteko tapia anderea zurea da hitza

legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina bilbon jai egunetan irekitzeko merkataritza sektorea jasotzen ari den presioaren

merkataritza txikiaren arloak oso egoera larrian jarraitzen du batzuk berreskurapenaz hitz egiten ari diren momentu honetan ere

sektore honetan sektorearen arazo batzuk krisiari berari lotuak daude eta beste batzuk krisiari aurre egiteko

aktibatutako neurri ekonomiko neoliberalen ondorioak dira jarrera horren adibiderik argiena da dekretuz inposatzen ari den ordutegien liberalizazioa

adibidez jaurlaritzak badauka asmoa legea aldatzeko gune turistikoen izendapena errazteko eta figura honen bidez ordutegien liberalizazioa zabaltzeko

eta jai egunetan irekitzeko presioak nabariak izaten ari badira toki hori bilbo da

lehengo alkateak eta gaur egungo alkateak etengabeko presioa burutu dute komertzianteen gainean jai egunetan irekitzeko eta badirudi hori alderdiaren ildo bat dela orain hautagaia den eajren hautagaia den juan mari aburto ere

honekin eta komertzianteei jai egunetan irekitzeko presioak ere egiten ari da beraz honen ondorioz jaurlaritzari ondorengo

jaurlaritza ados al dago bilbo udaletik jai egunetan irekitzeko merkataritzaren sektorearen gainean etengabe egiten ari den presioekin

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak dauka hitza eskerrik asko berriro presidente andrea
casanova jauna eusko jaurlaritzak euskadiko merkataritza babesteko baliatzen du bere eskumena beti eta une oro

sektoreari informazioa emanez eta sektoretik informazioa kexak bere garaian eta iradokizunak jasoz

nabarmentzen nahasten ari zarela kontzeptuak beste guztiok nahastu nahian

ordutegien liberalizazioa eta turismo handiko eremuen izendapena bi gauza desberdin direla eta ez direla nahastu behar ordutegien liberalizazioak eta beraz ehun eta berrogeita hamar metro karratua baino gehiago dituzten salmenta azalerako saltokiek jai egunetan irekitzeak

eragingo lioke dagoeneko ez bagenu jaurlaritza bezala madrilek jarritako lege dekretuari

asensio euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina lehiatu arrantza programari buruz fresno andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko fresno andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den tapia andreak

bi mila hamalauko azaroaren zazpiko eta hamairuko gai bakarreko osoko bilkuran onartu ziren proposamen garapen mailari buruz

gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den toña jaunak dauka hitza

legebiltzarkideok egun on denoi señor maneiro

no pueden esperar eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina lanbideren zenbait formakuntza zentro ixteari buruz itxaso jauna zurea da hitza

eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko